egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu
gai zerrenda bañolen gogoratu lur etxeberria botoa delegatua duela

bateragarritasun egoerari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena batzordeko kideren batek

bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu irizpenarekin zerikusia duen legebiltzarkideak izan ezik gainerako guztiek bozkatu dezakegu

bozketa berriro bozkatuko degu bai mesedez

ezik gainerako guztiak bozkatu dezakegu

onartu da eta onetsita geratu da irizpena gai zerrendako bigarren puntua ingurumenaren eta lurralde politikaren batzordearen irizpena hidrokarburo ezkonbentzionalak erauzteko prozesuan eta haustura hidrauliko edo frackingean

eztabaida eta behin betiko ebazpena taldeen txanda dator txikitik handira mistoa maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria lópez de ocariz andrea zurea da hitza ez duzu parte hartu behar euskal sozialistak ez du parterik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria

egun on guztioi egun on lehendakari eta sailburu jauna eta bereziki egun on

eztabaida hau jarraitzera etorri diren herritar guztiei gaurko eztabaida hau ez da eztabaida legal edo juridiko bat bai badakit lege bat onartzera

baina niretzako nabarmendu behar dena da herritarren borrokaren istorio bat dela gaurko hau gaur onartuko dugun testuarekin

baina hori horrela bada hori lortzen baldin badugu izango da herritarrak administrazioaren gardentasun faltaren aurrean administrazioaren gezurren aurrean antolatu

zirelako eta ezkutuan oso ezkutuan aurrera eraman nahi izan den egitasmoaren aurrean ekimena hartu zutelako alderdi politikoen jarrera baldintzatuz

gaurkoa ez da talde politiko bat bi edo hiruren garaipena gaurkoa herritarren borrokaren garaipena da gaurko honetan agerian geratzen da berriro ere

kalearekin kontaktu zuzena duten ordezkariak edukitzea oso garrantzitsua dela baina benetan garrantzitsuena dena da kalearen aktibazioa gizarte mobilizazioa benetan eredugarria izan da eta izango delako zuen borroka

hasieran esan dut hau ez dela eztabaida juridikoa edo soilik juridikoa

ez da oso politikoa delako eztabaida hau eredu energetikoaren inguruko eztabaida bat delako ere badakit gaur lege proposamen honen alde bozkatuko duten batzuentzako eztabaida hau soilik dela fracking bai edo fracking ez edo fracking aren aurrean zer neurri legalak hartu behar ditugun alegia

eztabaida bat dela baina guretzako euskal herria bildurentzako sakoneko eztabaida

ereduarena da ere guk hasieratik oso argi esan dugu

fracking ez erregai fosiletan oinarritzen den eredua gainditu behar dugulako uste dut bakarrak izan garela gai honetan hasieratik bukaera arte iritzi berdina mantendu izan dugunok fracking ez klima aldaketaren kontrako borrokan kaltegarria delako fracking a gutxi batzuen interes ekonomikoak herritarren interes orokorraren gainetik

gure burujabetza energetikoa ez dela etorriko erregai fosilengatik baizik eta kontsumo jaitsiera batetik eta energia berriztagarriengatik

etorkizuna berriztagarria delako eta izango delako zalantza barik

eskuetan dauden berriztagarriak baizik eta herritarren kontrolpean dauden energia berriztagarriengatik fracking a erregai fosilen eredu agortu baten hil aurreko azken buztankadak direlako

oso kutsakorrak beraz abisatzen dugu gaurko honetan energia arloan gure tabarra ez da gaurko bozketarekin bukatzen legealdi bukatu arte energia ereduaren inguruan asko dugulako eztabaidatzeko

goazen orain testu legala aztertzera gaur onartuko den testu legala onartzera

kasu honetan mehatxua ez dator madriletik kasu honetan mehatxua

dago lakuan industria eta energia sailan kasu honetan gogoratu behar delako araban bizkaian eta gipuzkoan

baliabide publikoarekin bultzatu delako hau paradoja herritarrek hainbat herritarrek bere lanari familiei lagunei orduak lapurtzen

egiteko hainbat herritan sekulako esfortzua egin dutelako herri ekimen legegilea aurkeztu ahal izateko eta bitartean

herritar horien zergetatik irteten den dirua fracking aren alde gastatzen

y eso sí pagado por el pueblo beraz nahi dugun eztabaida juridiko guztiak egin ditzakegu gaurko honetan baina aurretik beste gogoeta bat dago eta gogoeta hori da guretzako gaur egun arte jaurlaritzak fracking a bultzatu eta sustatu duela

herritarrek herri ekimen legegile bat sartu behar izan zuten eta gero guk talde politikook ariketa juridiko bat egin lege eraginkorrena atera ahal izateko hori bai edozein momentuan jaurlaritzak

nahi izan balu askoz arinago bukatu ahal izango genuen

eta gipuzkoan horregatik esan dudan bezalaxe

herri ekimen legegile baten bitartez eskatu zigutenean fracking a debekatzeko

debeku orokor baten ibilbide juridiko murritzaren jabe ginen eta hasi ginen bide eraginkorrak bilatzen debeku orokor batek bidea libre utziko

jarraian errekurritua izango litzatekeelako eta bere aplikazioa bertan behera geratuko zelako beraz

argi zegoen gure eskumenak erabiltzea fracking ari atea ixteko eta bide batez energia arloan hartu beharreko erabakiak

eztabaida zabaltzea eztabaida politiko eta sozial barik onartutako euskal autonomia erkidegoko estrategia energetikoaren inguruan eztabaida publiko bat sustatzea

bat egiten dugu lehenengo eta behin kataluniak egin duen bezala lurzoru antolaketaren eskumen propioa erabiltzen besteak beste ingurumen arloan babes neurri gehigarriak ezarri ahal izateko beste alde batetik uraren legea erabiltzen dugulako lurralde antolaketako tresna bat akuiferoen zaurgarritasun mapak babes neurri gehigarri bezala txertatzeko eta azkenik oso garrantzitsua den ebaluazio estrategikoaren figura

hau ez da eh bilduren asmakizun bat europa mailan zabalik dagoen eztabaiden ondorioz

urtean emandako gomendioan horrela eskatzen baitzuen guk gomendio hori jaso dugu

guztietarako derrigortu dugu era horretan ebaluazio estrategiko barik

ekonomiko eta anbientalen inguruan eztabaida publiko barik onartutako euskal autonomia erkidegoko estrategia energetikoaren ebaluazio estrategikoa egin beharko da momentu honetan beraz fracking a bizkaitik arabatik eta gipuzkoatik urruntzeko urrats garrantzitsu bat eman dezakegu gaurko honetan gainera

gehiengo zabal batekin egingo dela ematen du baina eta hau ez dut nire izenean eskatzen edo eh bilduren izenean eskatzen hau

euren baimenarekin noski benetan eredugarriena izango litzatekeena aho batez onartzea izango litzatekeelako aho batez onartzea kolore politiko eta ideologia guztietako herritarrek sinatu zutelako herri ekimen legegilea beraz jaso dezagun euren eskaria eta hemen ordezkatuta gauden kolore politiko guztiak aho batez onartu dezagun testua hori eskatu ziguten eta uste dut hori bete behar dugula gaurko honetan

moratoria bat iragartzeko ez delako beharrezkoa lege bat prentsaurreko batekin nahikoa delako

iragarriz hori da moratoria eraginkorrena eta horretarako ez da behar lege bat

berriro ere goraipatu herritarren borroka berriro ere hainbat egunetan nire buruari galdetzen diot zer egiten dudan eskainu horretan jesarrita

ganbara honetara etortzea eta zuzen eta harrotasunez esateko gora herritarren borroka eta gora euskal herria

eskerrik asko maeztu jauna euzko abertzaleak carro jauna zurea da hitza

lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok zein da

onena euskal gizartea babesteko a eredua gehigarrizko hiru emendakin edo b eredua gehigarrizko hiru emendakin horiek

bi aukera daude baina lege eredu bat baino ezin da onartu a eredua gehigarrizko hiru emendakin edo b eredua gehigarrizko hiru emendakin horiek bost urteko luzamendu bat gehituta guretzat gaur onartuta edo onartu egingo duela bost urteko luzamendu bat gehituta horrexegatik

gaur onartutako legeak baino eta andaluzian

bere bi urteko luzamendurako saiakeran konstituzio aurkakotasuna egon zitekeela esaten ez digutena ondorengoa da bat andaluziak inoiz ez zuela bere luzamendu legea garatu eta onartu eta hortaz

gure luzamendua estatuarekin elkarlanekoa dela bi administrazio horiek eusko jaurlaritzak eta estatuak osatutako batzorde zientifiko batekin

dela lege bakarra datozen bost edo zortzi urteotan euskadin

ez du hitzik hartu behar carro jauna ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaitu denez bozketan sartuko gara

euzko abertzaleak aurkeztutako zuzenketak irizpenaren hainbat

euzko abertzalearen emendakinak bozkatu ditzakegu

zuzenketa horiek jarraian mistoa upyd taldearen zuzenketak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka bat bai hirurogeita hamairu ez ez dira onartu zuzenketak

batera irizpenaren zuzenketekin dauden artikuluak hau da bat hiru lau eta sei

zuzenketarekin dauden artikuluak bat hiru lau eta sei bozkatu ditzakegu

ondorioz onartuta geratu dira artikulu hauek jarraian botoetara jartzen dira batera irizpenaren zuzenketarik gabe daude artikuluak hau da bi puntu bat bat eta bigarren xedapen iragankorrak xedapen indargabetzailea eta azken xedapena bozkatu ditzakegu

hogeita zazpi abstentzio onartuta geratu dira esandako irizpen artikuluak

zioen azalpenari egin diona bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu lehenengo zuzenketa hori

zioen azalpenari egindakoak bozkatu dezakegu

bozka hogeita sei bai berrogeita zazpi ez ondorioz ez dira onartuta geratu jarraian botoetara jartzen dira batera zioen azalpena eta legearen izena bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita zazpi bai hogeita zazpi abstentzio beraz

ingurumena babesteko neurri osagarriei buruzko legea

gai zerrendako hirugarren puntua ai barkatu

euskal sozialistak taldearen ordezkaria rojo andrea zurea da hitza

gurasoen banantze edo haustura kasuetako familia harremanei buruzko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko taldeen txanda batera pasako gara mistoa upyd taldearen txanda da maneiro jauna zurea da hitza

talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea egun on sailburua egun on hemen zaudeten guztioi gaur esan dezakegu gaur egun handia dela

aprobatuko delako lehendabizi eskerrak eman nahi dizkiot kidetzari proposamena bultzatu duenari eta beste

esker lege honen helburuarekin bat egon zaretelako eskerrak eman sinadurak biltzeko egin diren

eta guztiok kontzientziatu gai honetan arazo bat genuela

gai bat eskerrak eman talde guztiei eta bereziki aurrera ateratzea laguntza eman dutenei eta bestei ere jarrerak alde batera utzita denok ados geunden

euskal sozialistak taldearen ordezkaria gallastegui andrea zurea da hitza

momentu bat no

egun on guztioi batzordean erabili dituen argudioak errepikatuko ditut gaurkoan araba

bizkaiko guraso bananduen elkarteak kidetzak ekarri du eztabaida gurera gurasoak banantzean eta haurren zaintzaren inguruan ados jartzen ez direnean erabaki judizialak gidatzen dituen legea aldatzea proposatuz

lege aldaketa gizon emakumeen arteko erantzun kidetasuna sustatuko lukeena emakumeentzat askatzailea nolabait sozialki diskurtso mailan oso onartuta dauden kontzeptuak erabili dituzte azken finean berdintasunaren inguruan asko predikatzen da baina ez da hainbeste praktikatzen ordea gaur egun haurren zaintza partekatua gehiago

lanek eta haurren zaintzak emakumeen ardura izaten jarraitzen dute nagusiki emakumeak dira haurrak zaintzeko lanaldia murrizten dutenak ehuneko laurogeita hamairu

gehienok hortaz ondo ikasi dugu berdintasunaren aldeko diskurtsoa baina praktikak ez ditugu hainbeste aldatu haurren zaintza partekatua helburu bat da guretzat hala izatea nahi dugu

unetik eta horrek aldaketa sakonak eskatzen dizkigu lagunduko luke gurasotasun baimenak parekatzeak eta

sustatzeak besteak beste eskuartean daukagu lege aldaketa honetan ordea ez da
horrelako barkatu barkatu itzulpen sistemak ez duela funtzionatzen

baita arreta eta arazoa da gurasoak banantzen diren unea ez dela abiapuntua

haurrak jaiotzen diren unetik jarri behar ditugu praktikan zaintza partekatuaren banderapean aurkeztu diguten legea aldatzeko proposamena ez da hortaz

baina hala izango beharko luke guk argi dugu gurasoak banantzen direnean eta haien artean haurren zaintzarekin nola jarraitu adosten ez dutenean

irizpideak haurren ongizateak babestea behar duela izan zaintza mota edozein delarik ere zaintza arduratsua bermatu behar da haurrak

lege honek babestu behar duena haurren ongizatea eta interes gorena delako lege hau ezin da ulertu berdintasun politika bat bezala horretarako bestelako politikak egin behar dira lehen aipatu bezala sakoneko aldaketa sozialak ekar ditzaketenak

haurren ongizatea babestu behar bada ezin da zaintza mota bat besteen

aukera guztiak jarri behar dira mahai gainean kasu bakoitza aztertu eta haur bakoitzarentzat egokiena izango den konponbidearen alde egin

ez zaintza partekatuaren izenburupean aurkeztutako proposamen honek pertsona ezagun askoren babesa jaso du baita milaka

proposamena aurkeztu dutelako ez den gauza bat bezala haurren zaintza partekatuaren aldeko proposamena gizon emakumeen erantzunkidetasuna bultzatuko duena proposamena mozorrotu dute sozialki desiragarria zaigun aldarrikapen batekin bestetik proposamenaren oinarrian dagoen ideologia oso barneratuta daukagu eta

onarpen sozial zabala dauka oraindik ere emakumeak banantze prozesuen onuradun gisa ikusten dugu pobrezia datuek kontrako adierazten badute ere gizonaren ondoan irabazle

eta gizonak berriz emakumeen gezurren eta manipulazioen biktimak patriarkatuaren ideologiari erantzun dio azken finean eta gizon emakumeen

harremanak ukatzeaz gainera mundua alderantziz aurkezten digu emakumeak onuradunak balira bezala la propuesta inicial presentada por kidetza

vergonzoso eskerrik asko eskerrik asko urrea andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok eta gonbidatu guztioi egun on heldu da eguna ibilbide luze honen amaiera iritsi da zaintza partekatuaren legea onartuko dugu legebiltzarrean

garrantzitsua lege honen helburua argi gelditu daiten urrea andrea seme alaben ongizatea bermatzea da

eta euren familiekin ahalik eta erlazio zuzenena eta egonkorrena edukitzea gurasoen elkarbizitza apurtzen denean berriz diot helburua seme alaben ongizatea bermatzea da ez berdintasuna hori zeurok

lege honen helburua laguntzen badu ongietorria baina helburua umeen ongizatea da euzko abertzaleak taldeak

bilatu dugu beti seme alaben mesedea helburutzat izan dugu adin txikikoak egonik argi dago oso sensiblea dela eta horregatik denbora luzea hartu dugu postura ezberdinak entzuteko entzun denak entzun ditugu urrea andrea bai zaintza partekatuaren aldekoak eta baita kontrakoak ere entzun beste gauza bat da gure postura eta jarrera bat dela

seriotasunez ere landu ditugu gure zuzenketak beti oinarrizko testua hobetu nahiez la ley tiene por objeto

zabalaren bila ahalik eta lege onena onartzeko asmoz

gaude gaur onartuko dugun legearekin seme alaben mesedetan egindako legearekin zaintza partekatua ahalbideratuko duen legearekin epaileek zaintza partekatua

beti seme alaben ongizaterako onena dela frogatuta gelditzen bada eta azkenik eta aurreko debatearekin lotuta esan behar dugu aurretiaz esan dela herri borroka eta gizarteak eskatuta

sinadurarekin frackinaren lege ilp ak ona ekarri dela ba gaurkoa ere bai gizarteak eskatuta da

sinadurekin baina gizarteak ere hau eskatzen

babesik emango honi hau ez da gizarteak eskatutakoa eta hau ez da herri borroka argudioak batera eta bestera eta kasu bietarako berdinak izan beharko litzateke eta ez dugu ulertzen gizarteak

zergatik kasu honetan ez da hau gizarteak eskatzen duenaren arabera zergatik ez dan babestuko besterik ez mila esker eskerrik asko arregi andrea

isiltasuna erantzunen txandara pasatuko gara

euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

isiltasuna euskal sozialistak gallastegui andrea zurea da hitza

eskerrik asko gallastegi andrea eh bilduren ordezkaria urrea anderea zurea da hitza

hoy en esta cámara eskerrik asko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza mesedez isiltasuna
mesedez isiltasuna bestela kalea joango zarete mesedez

besterik gabe poztu egiten garela eta zorionak
danoi mila esker eskerrik asko arregi andrea eztabaida amaituta
bozketara sartuko gara

erdibideko zuzenketa izango da mistoa upyd

alderdi popularrak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa non xedapen gehigarri bat sortzen da erdibideko zuzenketa bai

berriro bozkatuko degu berriz hasiko gara bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamazazpi

zuzenketa jarraian bototara jarriko ditugu eh bildu taldeak aurkeztutako zuzenketak irizpenaren hainbat artikuluri hemen eskatu da banatuta

bozkatzea alde batetik sei zortzi hamar hamabi hamairu hemezortzi hogeita hiru hogeita lau eta hogeita hamairu bozkatu ditzakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita bat bai

hamabost abstentzio ondorioz ez dira onartu jarraian bozkatuko ditugu eh bildu taldearen zuzenketak hogeita bi hogeita bat hogeita zortzi eta hogeita hamabi

berrogeita hamabi ez ondorioz ez dira onartu zuzenketak jarraian mistoa upyd taldeak aurkeztu dituen zuzenketak bai

itxaron momentu bat banaka orduan

hasiko gara ehun eta laurogeita hamasei zuzenketarekin bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka bat bai berrogeita hamazazpi ez

ez da onartu ehun eta laurogeita hamasei zuzenketa jarraian ehun eta laurogeita hamazazpi zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hamaika

zuzenketa ehun eta laurogeita hemeretzi zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu

ez da onartu ehun eta laurogeita hemeretzi zuzenketa jarraian berrehun zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka bat bai

ez da onartu berrehun zuzenketa berrehun eta bat zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita sei bai

ondorioz ez da onartu berrehun eta hirurogeita hemezortzi zuzenketa jarraian euskal talde popularrak aurkeztu dituen zuzenketak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hamaika bai hirurogeita bi ez ondorioz ez da onartu

jarraian bototara jartzen dira irizpenaren zuzenketarekin dauden artikuluak

del dictamen enmendados hemen ere taldea alde batetik bat

besterik ez bale ba bozkatuko ditugu bat hiru lau bost bederatzi

bale ba horiek bozkatuko ditugu orain bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita bat ez hamabost abstentzio ondorioz

geratu dira jarraian sei eta hamabi bozkatuko ditugu

ondorioz onartuta geratu dira jarraian

artikuluak hemen ere bi talde bi zazpi zortzi hamairu eta azken xedapena bi zazpi zortzi hamairu eta azken xedapena eta hamaika kanpora eso es besterik ez

bozkatuko ditugu bi zazpi zortzi hamairu eta azken xedapena bozkatu ditzakegu

hogeita hamazazpi bai hogeita bat ez hamabost abstentzio ondorioz onartuta geratu dira jarraian hamaika bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hogeita hamasei ez ondorioz onartuta geratu da

botoetara jartzen da eh bildu taldearen bosgarren zuzenketa zioen azalpenari egindakoa bozkatu dezakegu

ez da onartuta geratu jarraian botoetara jartzen da zioen azalpena

bai bakarrik zioen azalpena bozkatu dezakegu

zioen azalpena jarraian legearen izena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

honenbestez onetsita geratzen da gurasoen banantze edo haustura kasuetan familia harremanei buruzko legea gai zerrenda agortu denez osoko bilkurari